eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi

larrialdietarako laguntzen inguruan eztabaidatzen ari gara

laurogeita hamar ekimen aurkeztu ditugu eta argi dago gizarte larrialdietarako laguntzak ordaintzeko eta tramitatzeko momentuan dauden

hainbat arazo gaur egun ez direla konpondu bozeramaile bakoitzak bere liburua saldu du bere ekimenak zerrendatu ditu baina

osoa salduko dugu interpelazio bat mozio bat

bat batzordeko bost agerraldi eskaerak batzordeak eskatutakoak osoko bilkuran zazpi

hogeita bost informazio eskaerak eta hogeita hamar idatziz erantzuteko galderak aurkeztu ditugu denon artean eta bi mila hamabian egon ziren arazo berberak bi mila hamabostean gaur egun bi mila hamabosteko urriaren hamarean

hori da arazo bat adibide bat baina ez da bakarra ezta larriena ere jaurlaritzak gizarte larrialdietarako laguntzak finantzatzeko jartzen duen diru lerroa ez da nahikoa ez da heltzen hori da behin eta berriz errepikatzen den larri bat horregatik udalek euren errekurtsoekin ordaindu behar dituzte gainontzeko eskariak beren poltsikotik jarri behar dute jaurlaritzak jartzen ez duen diru kopurua eta bitartean eajk gogorarazten digu dekretuak berak jasotzen duela udalek gutxitzeko aukera dutela gutxitzen bada

hor daukagu beste adibide bat hor daukagu beste injustizia bat eta horren aurrean zein da jaurlaritzaren erantzuna dirurik ez dagoela edo aurrekontu baliabideek uzten duten neurrian diru lerroa handituko dela edo gogorarazten digu gizarte larrialdietarako laguntzak ez dira

hemen ez dago borondate politikorik egoera larrian dauden familiei erantzuteko

heldu gabe eta luze hitz egin dezakegu pobreziaren egoera berriari buruz eta gizarte larrialditarako laguntza jasotzen ez dituztenei

hitz egin eta eztabaidatu izan dugu honen inguruan gaur atzera ere jaurlaritzari eskatzen diogu neurri eraginkorrak eta egonkorrak hartzeko behingoz arazo hau konpontzeko berriro ere talde ezberdinok sinatu dugun erdibideko zuzenketa hau mahai gainean jartzen dugu

lehenengo puntuan jaurlaritzari eskatzen diogu behingoz ganbera honetan gizarte larrialdietarako laguntzen inguruan onartu ditugun akordioak betetzea

arazoak betiko erantzunak betiko leloak gaur

jaurlaritzari betiko eskaera helarazten diogu espero dugu

ematea hala eskatzen diegu baina dirudienez eta zoritxarrez jaurlaritzaren aldetik betiko erantzuna jasoko dugu
jarraitzen badugu ekimenei dagokionez errekorrak marka guztiak hautsiko ditugu eskerrik asko eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea urtero bezala urte amaieran

legez besteko proposamena dugu eztabaidagarri beste bozeramaileek esan duten bezala

talde ezberdinen jarrerak eta diskurtsoak oso antzekoak gurea ere noski oposizioa eusko jaurlaritzari leporatzen ez dela

eta geldi dagoela askotan esan dizuegu eta gaur ere errepikatuko dizuet gezur bat askotan esateagatik ez da sekula

eusko jaurlaritzaren leloa pertsonak helburu da ez bakarrik leloa pertsonak pertsona guztiak gobernuaren politiken ipar orratza dira legealdiko zailtasun ekonomikoak denok dakizkigu

eusko jaurlaritzaren konpromisoa argia eta irmoa izan da gizarte babes sistemaren aldekoa gizarte larrialdietako laguntzen aldeko apustua ere

larrialdietako diru laguntzek izaera subentzionala dute horrela erabaki genuelako guztion artean legebiltzarrean bi mila zortzian

etxe bizitzako prestazio osagarriak izaera subjektiboa dute ezberdintasun itzela guztiok ondo dakizuenez

aipamen berezia merezi du urtarrilaren hemezortziko lau barra bi mila hamaika gizarte larrialdietarako laguntzen dekretuak

hamaika puntu bi artikuluak zehazki eta irakurri egingo dut

inperatiboa da blanco andrea kasu partikular bakoitzean aplika daitekeen zenbatekoa udal eskudunak murriztu beharko du dauden aurrekontu baliabideak kontutan hartuta eta aurreko aginduaren arabera kontzeptu bakoitzarengatik eman daitekeen gehieneko zenbatekoa

guztien eskaerari modu berean erantzuteko udalaren ustez nahikoa den ehuneko negatiboan murriztu beharko da

mantendutako jarrerarekin hemen legealdi honetan urtero esan dugun bezala oinarrizko ekimenaren eta aurkeztutako zuzenketen inguruan esan behar dugu ze gero erdibidekoan ia berdina batzen denez

horiek babesteko azalduko dudan bezala eta azaldutakoagatik eusko jaurlaritzak esfortzu itzela egiten du eta egiten jarraituko du legeak dioena betetzeko baina indarrean dagoen araudi berberak

udalei betebeharrak jartzen dizkie eta hauek kasu guztietan ez dute betetzen indarrean dagoen araudiak

esan behar dugu lehenengo puntua erdibidekoak batzen duena baino

zitzaigula eta baiezko botoa emateko prest geundela beste puntuak erantzunda

esandakoarekin eta erdibidekoa nahiz eta

alderdi popularreko ordezkariak esan duen erdibideko batera heldu direla ez dugu euren sinadura bertan ikusi nahiz eta suposatzen dugu aldeko botoa

babestuko eskerrik asko arregi andrea zuzenketarik ez duen

eskerrik asko presidente andrea bai urtero bezala arregi andrea aurkezten dugu eta eztabaidatzen dugu gai honi buruz eusko

betetzen eta bestalde ganbara honetan sinatutako akordioak edo lortzen ditugun akordioak ez dutelako bete

debate honetan ikusi digunarekin alde batetik

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria

eskerrik asko blanco anderea arregi anderea zurea da hitza

garrido andrea eusko jaurlaritzak ez dituela bere betebeharrak betetzen esan duzu behin eta berriz eta udal askok ezta

eztabaida amaituta bototara jarriko da euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hamar

euskal sozialistak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita sei bai hogeita sei ez ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eusko jaurlaritzaren komunikazio eta publizitate politikari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria beitialarrangoitia andrea zurea da hitza

mila esker presidente andrea urtebeteko epean zenbaitzutan egindako eztabaida bat errepikatzera gatoz gaur hasi jaurlaritzak izandako

eta egiten duen komunikazio eta publizitate politika zuzentzeko beharrean bukatzeko eh bildukok uste dugu hori dela bidea

pleno honetara medio jakin batzuk mesedetzeko eta irizpide onartezinak tarteko diru banaketa nola egiten den salatzera eta ez gara

baina iruditzen zaigu diru publikoaren erabilpen zuzena helburu badela urrats bat egiteko unea

eztabaida behar lukeenaren aurrerapen bat egiteko asmoa izan genuen eta egin genuen azaroan azkenekoz gai hau ekarri genuenean orduan erkoreka sailburuaren erreprobazioa tarteko badakigu lege urratsa eta araudien bihurritzea ez dela eten gauza batzuk disimulatu egin direla

egindako salaketen aurrean erakutsitako jokabidea lekuko bere borondatez jaurlaritzak bide hori albora utziko duenik horretan bat egiten dugu proposamena aurkeztu duenarekin beraz gure ustez hori jakinda bada garaian ezartzeko

publizitatearen banaketarako irizpideak eta hauekin batera betetze maila ebaluatzeko sistemak

nahiz eta legebiltzarrak erabakita izan azken batean hori da gure zuzenketan proposatu nahi izan duguna esan bezala beste urrats bat egiteko beharrean gaudela uste dugulako

komunikazio munduak izan duen aldaketa ere gure ustez aintzat hartu beharko genuke garai batean publizitatea nagusiki egunkari irrati eta telebistara mugatzen zen

komunikaziorako informazioa jasotzeko tresna nagusiak aldiz egun badira kontakturik apenas dutenak gazteak adibidez eta hauengana iristeko beste bitarteko batzuk lehenetsi behar dira publizitatearen helburua

ez hori bakarrik litekeena da bietara sarbidea duen jendea izatea mezuaren hartzailea baina guztietan publizitatea egiteak ez du kostu bera

zein etekin ateratzen zaion baina hau ez da egun jaurlaritzaren publizitate jardunean sumatzen ez da gure ustez irizpideak ezartzeko garaian aintzat

alegia komunikazioak duen garrantziaz jabetuta informazioa zabaldu eta interpretatzeko dauden bitarteko ugarien eta ezberdinen garrantzia zeren medio gutxi batzuen monopoliopean dauden lurraldeak

beraz publizitateak badu ere beste egiteko bat eta da aniztasun horren defentsa hori guztia aintzat hartuko dituzten irizpideak eta komunikazio politikak behar ditugu ez da nahikoa batzuk nahi duten moduan

abiapuntua litzateke ados gaude sikiera entzule irakurle ikusle gehiago dituztenek besteek baino gutxiago ez jasotzea baina horretan bat etorrita ere uste dugu ez dela nahikoa ezin dugula hor hasi eta bukatu esan dugun guztia kontuan hartu behar da baita

euskarazko medioak bultzatzeko ardura edota parekidetasuna bultzatzen dutenak lagundu eta erasotzen dutenak baztertzeko neurriak hartzeko beharra ere bai berdintasun legearen babesa badugu horretarako arautu egiten baitu hedabideek ezin dituztela eduki sexistak zabaldu

estereotipo rol eta balio matxistak indartu egiten dituzte etengabe beraz

irakurle ikusle gehien dituen medio batek jasotzea horregatik bakarrik diru publikoa bestelako hausnarketarik gabe guk ezetz uste dugu

aurki genezakeela bai bi mila hamalauko publizitate banaketaren memorian edo bi mila hamabosteko plangintzan baina soilik ere guretzat bistakoa den hori azaleratu nahi dela hau da medio jakin bat gain finantzatzeko dagoen borondatea hori ere ikusten dugu baina gure ustez ez da arazo bakarra eta esango zaigu bataz bestekoan urtean

ez dela neurketek diotena urratzen eta guk badakigu ez dela egia baina are okerrago gainerakoaz ardurarik ez da hartuko eta gure ustez ez da bigarren mailakoa eta gogoratu nahi nioke hemen maneiro jaunari guk ez ditugula bi irizpide jarri lau jarri ditugu berak euskara aipatzen du ez diolako

baina uste dut parekidetasunarena eta aniztasunarena ere ez direla nolanahikoak eta horregatik kopuru handietatik urrunduz

aipatutako bi mila hamalauko memoria aztertzerakoan gezurtatu gabe hemen eman diren datuak hor daude hori aztertuta eman daitezke

utzi dezakeela eta hauek erantzuteko sikiera ariketa sano hori egin beharko genukeela adibidez bereziki gazteen enpleguari bideratutako enpleguaren inguruko kanpaina bat egin zuen jaurlaritzak iaz laurehun mila euroko aurrekontua zuen apenas

sare sozialetarako edo antzekoetarako eta gainerakoa

izan irrati egunkari telebista edo aldizkariren bat egokia da gazteengana heltzeko hori da publizitate kanpaina eraginkor bat egitea beste adibide bat

gizartean ematen diren gertakari nagusien berri eman egin behar dutela baita horrek bitarteko bereziak edo gastu erantsiak ekartzen badizkiete ere hori horrela izanda galdera egiten dut zilegi da saio hori babestea medio batean jaurlaritzaren aldetik eta ez beste batzuetan

bestelako banaketa bat egingo balitz publizitatean akaso saio hori egiten ez dutenek ere

medio batek saio bat antolatzen du dela elkarrizketak eginez dela eduki zehatzen inguruan publizitatea eskuratzeko alegia finantziazioa eskuratzeko

erabaki behar du zein saio babestu eta zein saio ez medioen iniziatiban hauen kontaktu aukeren baitan utzi behar da erabakia

bakan batzuek eskuratzen dutela babesle horien dirua beste galdera bat onargarria da lan eskaintza bati lotutako iragarki ofiziala soilik bi komunikazio talderen medio idatzietan egitea nahiz eta medio horiek probintziak hartuta ez

eta aldiz bazterrean utzi irakurriago direnak edota euskaldunen egunkari bakarra eta ega azterketen deialdia medio idatzi handietan bakarrik egitea aurkezten diren asko eta asko gazteak direnean edo

hartzailea edota sailaren arteko irizpideak hemen esan da berdinak direla baina kasu batzutan ezberdinak ere badira

ezetz erantzungo nieke inolako zalantzarik gabe eta uste dugu hori dela konpondu beharrekoa

lehen egindako akats berberak errepikatzeko intentzio osoa agerikoa da antzeko adibideak gainera espresuki aipatu eta errepikatu egiten direlako

egitasmoetan ez da zalantzan jartzen orain artean egindakoa eta gainera nahikoa jotzen da publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzko legeak esaten duen

hala egiten den ustetan gainera bertan aitortzen da jaurlaritzari dagokiola herritarren askatasuna eta berdintasuna sustatzea etagizarte arloetako bizitzan herritar guztien partaidetza bideratzea ez dirudi eskuartean ditugun datuekin hori egiten dela esan genezakeenik beraz eta amaitzeko

irizpideetako bat izatearekin konforme baina ez bakarra hori ere ez da betetzen egun hortaz une aproposa da ez soilik salatzeko

gainerakoan noizean behin etorri ahal izango da edonor esatera honen edo haren mesedetan ari dela banatzen publizitatea momentuko gobernua

baina ez du salaketak edo hemen eztabaidatzeak beste ondoriorik izango alegia eta garrantzitsuena egoera zuzentzea horregatik gure zuzenketak bi puntu ditu egiten ari den okerraren salaketa batetik eta etorkizuna

jatorrizko proposamenak lehena egiten du eta irizpide bakartzat zabalkundea hartzen du eta gure ustez ez da nahikoa eta horregatik ez dugu babesten eta horregatik egin dugu

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz talde popularraren ordezkaria den sémper jauna zurea da hitza

ekimena bultzatu duen alderdi politikoak eta berak nik uste dut bere lehenengo hitzetan kokatu duela

badago epaitegietan horrek bere bidea jarraituko du justizia egingo da

elikatu egin behar da tesia orduan zer gerta dakioke antzera

egungo datuekin ez baldin badu alderatzen ba agian ez du asmatzen

hemen auzitan jarri da gobernuaren edo gobernuburuaren lehendakariaren hitza edo jarduera nik uste dut lehendakariak

uztailean ganbararen aurrean hartutako bost konpromisoak bete egin dituela aitortuaz

gardentasunarekin hartu zuen konpromisoa bestalde barne prozedurak berritzeko hartu zuen konpromisoa

etikarekin konpromisoa eta instituzioekin hartzen zuen konpromisoa bostak bete egin ditu gardentasunari dagokionez lau hilabetean behin ganbara honetara etortzen da informazioa

baina lau hilabetean behin etortzen da informazio guztia xehetasun guztiekin eta txostena begiratu edo aztertu baduzue hirurehun

zer non publizitatu den eta kasuan ze irizpide erabili diren ere irizpideei dagokionez

departamentuen arteko batzorde baten eskutik egiten da eta egingo da esaten da ze irizpide erabiliko dira ba kanpainak zer helburu orokorrak dituen kontutan edukita helburu zehatz izango dituen kontutan edukita hori da irizpideetako bat zer publikoengana zuzentzen den zer tarifa dituen

departamentu ezberdinetako arduradunek erabakitzen dute zer eta nola eta zeini orduan irizpide horiek ere ez dakit nobedade diren baina behintzat parte hartzeko bidean bai

ez zuten egiten bidaltzen zen esaten zen plan bat dago

eta hauek izan dira konpromiso zehatzak kontrolari dagokionez

baldintza horiek betetzea ere hori ere aurrerapen bat izan da erakundeekin baita ere lanean jardutea

eskatutakoak eta eskatu ez zituenak ere jakin dezan behintzat epaile horrek epaia emateko garaian zertaz ari garen parlamentu honetan baina beno hemen dagoena da nik uste dut

irizpideak hori da debatea

baina badirudi hemen dagoela noticias taldearen jazarpen bat edo jarraipen bat oso zehatza oso tematia

ez dago datu bat bera ere berdin zait estudio general de medios cies hartu

inork ez dio noticias taldeari ehuneko hamaretik behera ematen bere

irakurle bere entzule bere audientzia inork ez dio ehuneko hamaretik behera ematen jaurlaritzak kontratatu duen edo

ehuneko hamarera iristen gutxigatik baina ez da iristen

orduan legebiltzarrak guzti hori aztertu nahi baldin badu esaten da bueno agian hori izan daiteke bidea ez zeren nik ikusi dut

egin duen hizketaldia amaiera bat ematen dio amaiera bat ematen dio zein den

ez bakarrik zabalkundea erabiltzen den euskara maila parekidetasunaren alde eta gizarte aniztasuna hauek izango dira seguruenik

gipuzkoako datuak izango dituzu lau urtetan bilduk agintean zegoen garai horietan agian irizpide hauek

ekonomikoa badituzu datuak irizpide hauen eskutik garak edo berriak edo beste

info zazpi k adibidez zenbat izan duen eta onda vascak zenbat izan duen nik onda vascak zenbat izan duen badakit zero agian nik ez dauzkat datuak zuk izango dituzu

esango bazenigu gipuzkoan mailaka mailaka irizpide hauek tarteko zeinek zenbat diru jaso duen gipuzkoan adibidez

agian eskatu egin beharko genituzke batzar nagusietan baina ez dauzkat zeren eta ez zait iruditzen oso txukuna denik legebiltzar batean kasu honetan

exekutiboak bere beharretan lege baten mantupean eta lege horrek dioena betez noski egin behar duten lana hemen

eztabaida batean guzti hori eztabaidatua izatea ere agian oso aberasgarria izango da etorkizunari begira

datu horiek mahai gainean jarriko bazenitu agian argitu egiten ditugu irizpideen aplikazioa non amaitzen den baita ere jaurlaritzak egin duena da

ahal den neurrian espazio horiek edo publizitate horiek

murriztu ahal den gehiena baino muga batzuk dauzkazu

urtean inbertitu den guzti horretatik ehuneko laurogeita bosta

halako ebento batzuk laguntzeko baita ere jakin beharko dugu hori posible den ala ez

euskararen aldeko kontuak ere badaude edo agian zinemaldia eta beste esponsorizazio batzuk alde batera utzi beharko genituzke

komenigarria litzateke baina gaia da lehendakariak hartzen dituen bost konpromisoak

bete egin dituela gardentasunaren bidean sistema partekatuak departamentuen arteko batzorde baten eskutik egitea

atal guzti horiek betetzen ditu emaitzak memoria batean jasotzen dira eta ondorioak

orduan bi hitzetan neurtu daiteke alde batetik maneirok bere ekimenarekin lortu nahi duena bat elikatu egin behar du gaia epaitegietan daukalako lokartuta eta parlamentura ekartzen du eztabaida eta bi noticias ekin daukazuen fijazioa

baina bi aldiz neronek konprobatu det begiratu det eta ez

ez dute noticias taldea inork ehuneko hamaretik behera jartzen eta jaurlaritzak hitzartu duen publizitate guztia

irizpideak irizpide non dago tranpa non dago gakoa

ditudan datuen arabera eta txostena hitz ematen dizuet ez dena baina behar

niretzako da izugarrizko gardentasun ariketa gobernua egiten ari dena

ez dakit zer ebazpen bozkatuko den azkenean edo bozkatuko duzuen badirudi instrukzio baten eskutik

irizpideak hemen eztabaidatu behar ditugula ez al dago lege bat ez al

hemen instrukzio baten eskutik irizpideak

ebatzi eta gobernuari lotesle moduan jarri behar dizkiogu irizpide batzuk eskerrik asko egibar jauna

eh bildu taldearen ordezkaria beitialarrangoitia andrea zurea da hitza bai mila esker

iruditzen zaidalako eta ni ez naizelako gainera borondate horrekin etorri

nire irakurketa guztian egin dut komunikazioari buruzko hausnarketa bat zeren komunikazioan aritzen garenok

oso gertutik gauzak nola aldatu diren oso begi bistakoa da

eta akaso momentu ona litzateke hausnartzeko benetan zer aldatu behar den eta igual hausnarketa sano horrek eramango gintuzke pentsatzera legeak aldatu egin behar direla

eta ez iezadazu aitzakia bezala edo argudio bezala erabili nolaz eztabaidatuko dugu hemen gobernuak zer egin behar duen

legeak egiteaz aparte eta abar gaude ere hausnartzeko zer egiten den eta zer zuzendu behar den horretarako ere bagaude eta ez naiz etorriko gipuzkoako datuekin zeren nik egin dudan hausnarketa eta jarri ditudan irizpideak ez ditut egin nolabait ere gero gipuzkoako errealitatea ekartzeko

bide batez gezur batzuk borobil batzuk ere bota dituzu lau urtetan noticias taldeak zero izan duela gipuzkoan gezurra eta borobila

gezurra da hori borobila lehenengo urtean ez behintzat beraz lau urtetakoa balantzea zero ezin da izan hori hasteko bigarrena ez erabili datuak alderantziz

baina ez dena zilegi da zabalkunde handiagoa dutenek gutxiago jasotzea

baina jaso dezake berak baino zabalkunde gehiago daukan batek baino hori da zilegia ez dena eta hori da gertatzen dena hori da gertatzen dena gipuzkoan modu exajeratu batean gu iritsi ginenean eta modu orokorrean

hemen hainbeste eztabaida izan eta gero bi mila hamalauan zehar baina oraindik egiten du eta gero esaten zait nolabait ere kriterio diferenteak

eta berdintasun legeak esaten du eduki sexistarik ezin dela zabaldu medioetan

lege ezberdinak uztartzeko urratsak emango ditugu benetan berdintasunaren alde egiteko prest gaude edo ez gaude hori ere bada galdera bat eta hori ere nire ustez bada hausnartu beharreko

gobernuak txostena bidaltzeak parlamentura ez du gobernuak egiten duen publizitate jarduera aldatzen egiten du begi bistan jarri zeren nik ere hirurehun folio horiek irakurri eta aztertu egin ditut eta esaten digu erabiltzen dugula publikoa helburua

benetan irizpide horiek aplikatzen dira benetan enpleguan

eskaintzea soilik gazteek benetan benetan

eta tradizionaletan uztea gainerako diru guztia dakigunean jakin gazteen oso portzentaje altu batek eta adibide xume bat da baina oso portzentaje altu batek

ez dituela bereak beste sistema batzuk dituela komunikatzeko eta hori da admititu behar dugun zerbait gizartea aldatzen ari da eta

eraldatzen joan behar du bere egiteko modua gizartea eraldatzen doan neurrian eta hori da egiten ez dena

ez dakit ondo interpretatu diodan pastor jaunari bestela berak zuzenduko dit

baina herri honetan badago hainbat jende egon liteke hainbat jende bakarrik euskarazko medio batera iristen dena eta hori aintzat hartu behar da

berritu beharrekoa hori ere baina esaten duena adibidez gauza horiek zabalkundea aintzat hartuko da baina kontutan hartuko da ere zabalkunde gehien duen euskarazko medioa

eta ez direla diru laguntzen bitartez egin behar aintzat hartu behar direla ere publizitatea banatzen denean gizartearen sektore handiagoetara iristeko

medioetara iristen denak eskubide osoa duelako beste hizkuntza bezain ofiziala delako benetan

eta uste dut horri buruz hausnartu beharra dugula eta hausnarketa oso sanoa litzatekeela

gehien bat hortik joan naiz uste dut askotan etor gaitezkeela hona

berriro diot nik ez dut esango esan den guztia gezurra denik baina iruditzen zait horretan geratzea

eta gobernuak helburuak betetzen dituela konbentzitu nahian egibarrek esan dituen guztiak

eta diot tamalez zeren komunikazio mundua bada beste asko bezala

asko aldatu dena eta beraz zer pentsatu eman beharko ligukeena mila esker
eskerrik asko beitialarrangoitia anderea euskal talde popularraren ordezkaria

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

eta zenbakiak mahai gainean jartzen baldin badira orain aipatu bezala

kontuetarako bost koma bost milioi daude eta

medioentzako laguntza lau koma bederatzi ingurukoak eta horietatik berriak zuzen zuzenean

milioi bat hirurehun mila euro jasotzen ditu hori ere hor dago

akotatu dezagun zein den unibertsoa diruetan eta orain urte betetik honantz maneiro

iraunkor horretan nik neronek gai hau defenditu nuela gaiaren samurtasuna edo zailtasuna zuk kalifikatu

eta zuk komunikazio arloan behintzat esan dizute errepikatu egin behar dituzula gauzak zuk gaur hemen

nik gonbite bat egiten dizut eta ez da lehenengo aldia zure aforamentua alde batera utzi

zergatik tribuna hau erabiltzea zuk erabiltzen duzun bezala jendea zikintzeko ustelkeriarekin lotzeko gero gaiak pasatzen dira epaitegietatik ere bai jendea libre geratzen da inongo

baina zuk eta beste batzuk ere bai hemendik tribuna honetatik botatzen dituzuenak izugarriak dira beraz

utzi edo galtzen duzunean agian ez zaizue asko geldituko aforamentu horrekin ibiltzen kalea irten

aurkituko zera epaitegietan eta nik amaitzeko

egin duen hizketaldia adi entzun dut eta komunikazioaz aritu zera eta irizpideak

ezin ditugula gizarte berri baten aurrean zaharkiturik dauden irizpideak erabili ez

aplikatzeko garaian norberak izaten du bere ardura nik esan dizut nik ez dauzkat datuak eta gainera eznituzke erabiliko edukita ere zeren ez zaidalako iruditzen oso joku zuzena denik

nik ezan dizudana da eta galdera zen ia irizpide horiek aplikatuz gipuzkoan

ez dituzula edo baldin badituzu ez dituzula azalduko baina hemen lehendakariak

diputazio permanente horren edo iraunkor horren aurrean hartu zituen konpromiso batzuk

konpromiso horiek bete egin ditu bete egin ditu gardentasunari dagokionez eta gardentasuna jakina ez da bakarrik informazioa bidaltzea ez ez gardentasuna eta azaltzen dira irizpideak gero

departamentu guztien arteko batzorde baten eskutik konpromiso etikoa non kontrola nola irizpideak publizitate iritzi orokorrak helburu orokorrak zehatzak guztia hori hor dago hori hobetu daiteke seguru baietz

nik gero ez dudana ikusten da legea bai legea aldatu nahi baldin bada eta irizpide

legean ekarri eztabaidara baina zuk proposatzen duzuna da gobernuak ekar dezala instrukzio bat

eta debatitu dezagun instrukzio baten eskutik irizpide horiek

ekimena presentatu beharko duzue ez dakit legea aldatzeko edo instrukzio horri halako

figura bat eman beharko diozue baina jaurlaritzak berez berezkoa du lege baten mantupean

politika egitea eta nik uste dut publizitate politika horretan aitortuaz gaizki egina zegoena

behintzat gure iritzia hori da eta berriro esaten det amaitzeko talde honi dagokionez noticias talde honi nik behintzat ditudan edo kontrastatu ditudan datuen arabera inork neurketa horietara dedikatzen inork ez dio ehuneko

eta jaso duena ehuneko bederatzi koma hirurogeita zortzi horretan sartzen da agian ez da ere gauzarik inportanteena baina ez zait iruditzen

eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu mistoa upyd taldearen jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita bost bai berrogeita zazpi ez ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

ondorioz onartuta geratu da eh bilduren osoko zuzenketa puntu honetan eteten dut